amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

mesedez isiltasuna eskerrik asko aldaiturriaga jauna eztabaida amaituta

euskal talde popularrak eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena donostia hiriko egun nagusiaren hasieran

edo pankartak egotea eragotzi beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

legebiltzar honetara egia da iristen diren hainbat ekimenen aurrean zer nolako doinua hartu behar den asmatzea ez dela beti erreza izaten egia esan nik oraintxe gustura entzungo nuke soil baten doinua nondik doan upydk

ekimen bat aurkeztu digu joan den urtarrileko san sebastianetan konstituzio plazan danborradak jotzen zuen bitartean ikusi ziren pankartak eta leloak direla eta denok ikusi ahal izan genituen bertan edozein telebistaren bitartez baina iaz eta aurrekoan eta aurrekoaren aurrekoan

ere ikusi izan ditugu donostiako festa nagusiko egunean konstituzio plaza apaintzen duten kartel guzti horiek urteetan eta urteetan ikusi izan ditugu hemerotekara jotzea besterik ez dago eta

moda berria bi mila hamabiko san sebastianetatik harrezkero

udaletxean agintean baina ez da ahaztu behar aurreko hogei urtetan donostiako alkatetza alderdi sozialistaren eskuetan egon dela eta urte guzti horietan san sebastian eguneko konstituzioko plazako parafernalia ohikoa izan dugula beharbada seguruenik odón elorza alkatea izan aurretik ere hala izango zen baina aitortzen dut ez naizela ni neu behintzat akordatzen seguruenik hala izango zen

ez gure ustez ez dago ondo egina baina maneiro jauna bi mila bederatzia

ganbara honetako legebiltzarkide bat da eta gaur ez ezik beste batzuetan ere izan du honen moduko ekimena aurkezteko

izagirre alkate eta bildu agintean ez zuen aurkeztu

bera hau da maneiro legebiltzarkide edo odón elorza sozialista udaletxeko

agian berak ekimen hau ezagutzera eman zuenean esan zuen bezalaxe publikoki

nik ez dut esango donostiak festetako danbor hotsa inoiz konstituzio plaza bertatik

eta egia da betitik ezker abertzalearen parafernaliaren despliege tradizionaletako bat izan dela san sebastián gaua

non ez da izan hamaika urtetan zehar nola ezagutu ditugu gure herrietako kaleetako

zenbat pintada zenbat kartel ezarri ditu ezker abertzaleak euskadiko mutur batetik bestera urteetan eta urteetan zenbat diru publiko

euskal udalek ezker abertzaleak firmatuta edo sinadurarik gabe apaindutakoak kentzen eta garbitzen akordatzen naiz

eta bota egin zutela beste berri bat egiteko egiten zuten bitartean orubea hesi batekin inguratu zuten egurrezko hesi batekin hesi handia ederra pintadak egiteko modukoa alegia baten batek horixe pentsatu zuen zeren

alde handi handi eta orduan alkateak agindua eman zuen beste herriko bazter guztiak garbitzeko ematen zuen bezalaxe pintada hura kentzeko

eta handik pare bat egunetara berriz ere agertu zen amnistia hitza aldetik alde alkateak berriz ere agindua eman zuen

eta hirugarren aldiz amnistia hitza agertu zen eta horrela joko polit bat

aldiz pintada jarri eta pintada kendu arte

baina gutxienez poteo orduan zeresana ugari eman zuela egia da eta beste gauza bat ere egia da aurten

alegia amnistia jartzeagatik ez dela lortzen ez hori eta ez beste askorik ere ezker abertzaleak betidanik inbaditu izan du eremu publikoa berea

balitz bezala gure herrietako kaleak hormak altzariak pertsianak edozer gauza

edo herria bera dela esateko nahia edo adierazten duen jarrera politikoa eta klaro lehengo batean jota baten letra aipatu nuen batzorde batetan eta gaur ikusi dudanez san sebastianen martxak kobertura ematen dio nonbait ezker abertzaleko parafernalia horri

jendeak sebastián bat bada zeruan donostia bat bakarra munduan

bere eszenografia proiektatzeko erabiltzen du esango nuke ausartuko nintzateke esatera

eta pintadak eta kartelak bakantzen joaten direla gure kaleetan behintzat

gure herrian eta beste zenbaitetan baina donostian gertatzen dena ez da donostian bakarrik gertatzen non ez ditugu ikusi horrelakoak ba ikusi ditugu bazter guztietan ikusi ditugu errenteriko madalenetan edo bilboko arenalean edo bakaikuako edo ondarruko festetako

eremu publikoa definizioz guztiona da herritar guztiena hala da eta denok hori onartzeko gai izan beharko genuke hori horrela da astegunetan eta

eta horrelako begi bistako diren gauzak

baina egia da ezker abertzaleak oraindik orain ez duela hori horrela denik aitortzen ez du hori horrela aitortzen ba edozein herritako kultur etxean edo edozein herritako udaletxeko aurrealdean

ez du hori aitortzen herriko festa egitarau ofizialean bereak eta bereak bakarrik diren ekimen politikoak programatzen dituenean ez du

propio beraiena den mezua botatzeko maneiatzen duenean jarrera ez estetikoa dela iruditzen zaigu

edozer edonolako udal gobernua gaitzesten ibiltzeko ez garela zein ez garela zein eta ez dela gure estiloa etorkizunean izango den beste udal gobernu bati enkargua ustekoa

ez diogula jaurlaritzari jendez lepo

batean indarra erabiltzeko eskatzeko arriskutsua delako eta giro zapuztatzailea delako eta iruditzen zaigulako upydren proposamena oro har fribolitate

gure zuzenketan ezartzen dugun bezala espazio publikoaren okupazio sektarioa zalatzen dugu hori bai kartelen bitartez pankarten bitartez edo dena delako eran eginikoa

ez dutenen eta beraien ikuspegi politikoa gainontzeko guztiei inposatu nahi dietenen okupazio sektarioa gaitzesten dugula hori bai eskerrik asko
eskerrik asko arrizabalaga anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

mila esker presidente andrea egun on guztioi señor lehendakari señora consejera muy

eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak talderen ordezkaria den ares jaunak

estos hechos eskerrik asko ares jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eguerdi on denoi askotan maneiro jaunak ilustratzen gaitu

zeintzuk garrantzia daukaten gizartearentzako ustelkeria

bere obsesioa da lehentasunezkoa kasu honekin bezala gaur ekartzen digu salaketa bat herri batean pankarta bat egon delako nahi bada pankarta handi bat herri handi batean baina orain seguramente ehunka pankarta egongo dira ehunka herrietan horrek asaldatzen

asaldatzen zaituzte iritzi hori adierazteak

hori babesten duen eskubideak asaldatzen zaituzte zuen intolerantzia asaldatzen nau zuen izaera antidemokratikoa asaldatzen nau eta zuek daukazuen jarrera eskubide zibil eta poetikoekiko asaldatzen nau

más básicos ez neukan asmoa garrantzi gehiegi emateko

eajren posizioarekin arrizabalaga andreak ekarri digun posizioarekin nolabait

upydren estela horretatik datorrena eta nolabait segidismoa egiten diona eta horretan gehiago zentratuko naiz

zure emendakinean salatzen duzu espazio publikoen okupazioa kartelen edo pankarten salatzen duzu espazio publiko honen okupazioa baina nik ikusi dut eajk espazio publikoa okupatu duela eta gainera

atzean egon da eaj batzutan kasu batzuetan lelo batzuekin konpartitu genituenak eta beste kasu batzuetan konpartitzen ez genituenak uste dut azkena izan zela bi mila hamalaueko urtarrilaren hasieran non

okupatu genuen pankarta baten atzean zuekin batera eta pentsatzen dut hori ontzat hartu zenutela nik behintzat oso beharrezkotzat hartu nuen eta berez ontzat

inposatzen al genuen pankarta horren atzean ikuspegi politiko zehatz bat ez genuen errespetatzen gizartearen pluraltasun demokratiko naturala zure emendakinean agertzen den moduan egia da talde guztiek ez zutela bat egin manifestazio horrekin

gizarte gehiengo batek ezin duela pankarta baten atzean aldarrikapen

atzean jarri espazio publikoa okupatzeko nola ulertzen duzu gizartearen pluraltasuna bakarrik adostasunak daudenean

adostasuna ez badago orduan ez dago pluraltasun hori

hori egikaritzerik baina adostasuna badago

herri horretan hiri horretan ez dagoela gehiengo bat presoak etxera eskatzen duena etxera iritzi hori

beste egunean urkullu lehendakariarekin bilera bat egin zuen eta seguramente bilera horretara trasladatu zuen bere aldarrikapen hori

bilera batean trasladatzea ondo dago baina pankarta batekin adieraztea txarto dago hori al da agian sektarioa

eta etxera aldarrikapen hori han ere hango europarlamentariekin kontrastatu dute eta

babesa eman diote hori ere sektarioa al da kontuz kontuz

mahai azpitik sartzera jonan fernandezek zuzenbidean planean agertzen du gorespen eta apologia delituak desagertarazteko proposamena esaten du

izateak ahuldu egiten ditu adierazpen askatasunerako oinarrizko eskubiderako beharrezkoak diren babes bermeak adierazpen askatasunerako oinarrizko eskubiderako beharrezkoak diren babes bermeak gaurko ekimen honekin hori da hain zuzen ere babes berme horiek ez bakarrik lausotu egiten direla baizik eta guztiz desagerrarazten direla pentsatzen dut eaj ren posizio honekin kontraesan batean aurkitzen dela jonan fernandezek defenditzen duen puntu horrekin eta ez hori bakarrik baizik eta pentsatzen dut

oso bide arriskutsua markatzen digula

batetik jausteko arriskua daukagu interpretatzean zer den egin ahal dena zer den adierazi ahal dena zer den pentsatu ahal dena eta zer ez

genuen emendakin moduan hau da euskal presoak etxera ezin genuen hitz gehiago sartu

eta hori izan nahi zuen gure emendakin zehatza antza denez

horren zehatza antza denez hemengo ohiturak edo usuak ez datozela hortik eta ez zuen onartu nolabait emendakin kreatibo hori baina mamia eta

ontzat hartzen genuen euskal presoak etxera emendakin moduan zuzenketa moduan aurkeztea emendakina mahaitik

eh bilduk euskal presoak etxera esaten dugu gizarte honen zati handi batek eh bilduk ordezkatzen duen zatia

horrela nahi duelako eskubide bat delako presoaren askatasun eskubidea eta gatazkaren ondorioen konponbiderako

are gehiago eskubide honen kontra madriletik oztopo guzti guztiak

pentsatzen dugu aldarrikapen hau inoiz baino beharrezkoagoa egiten dela eta seguramente gure kaleetan ala jarraituko dugu ikusten berdin da pankarta berdin da kartela berdin da pegatina berdin da egoitza parlamentarioan onartzen den emendakin baten bitartez berdin da

ahoz esanda euskal presoak etxera eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen txanda pasatuz mistoa upyd

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga

nator seguruenik zeren hainbat gauza entzun ditut

que es candidato a donosti ezker abertzalearen kontuan inguruan nik uste dut

guk apologiaren ildo arriskutsutik ez dugu sekula inolako momentuetan jo guk esan duguna da ezker abertzaleak ez gaur bakarrik baizik eta bere historia guztian ezagutu dugunarengatik eduki duela joera bat interpretatzeko bera dela herria

osatzen duela herria hori da sektario izatearen definizioa galdetu duzu behin eta berriz zer den sektario hori da sektario izatea

andrea euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria ares jauna zurea da hitza

eskerrik asko eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

arrizabalaga andrea esaten duzu nolabait

aldarrikatu daitekeela guztiona dena zertarako aldarrikatu guztiona bada beti aldarrikapenak izango da edo zati batena edo agian gehiengo batena edo agian gutxiengo batena beste egunean eduki genuen eztabaida bat erakundeen batzordean

esaten zenuen sutsuki borrokatzen duzula gipuzkoako aldundia eta donostiako udalaren politiken kontra baina hor eztabaidatzen genuen

esaten zenuen ondo zegoela euskal herria hitza agertzea panel horietan oraingo honetan ematen du oposizioa egiteko grina nolabait gailendu

inposatu zaizula baina arazo batekin eta da eskubide eta askatasun zibil eta politikoen gainetik egiten duzula hori

oposizio grina lehenesten da eskubide eta askatasunen salbaguarda edo berme horretara makurra iruditzen zait horrela

nork esaten du nork erabakiko du ze panel ze kartela ze pankarta ze pegatina dan onargarria eta zein ez onartuko du nork erabakiko du lelo bat sektarioa den edo ez nork jarriko du horretan oreka zuk zuk

adierazpen askatasunaren azpian eta ez dut onartuko nolabait hemen eratu nahi izatea halako euskal auzitegi konstituzional bat agian zuk izango zarela horren presidentea esateko zer onartzen dan eta zer ez den onartzen ez dut onartuko lehen esan dudan moduan holako torquemada jarrerak esaten dutenak

estetikoak etikoak politikoak legalak zer da ordenantza baten kontua ba orduan suposatzen dut donostiako udaletxean

baina hona ekartzen da zer da agian beste erreminta batzuk behar dituela estatuak honi aurre egiteko

enaltezimendu edo apologia delituak berriro ere zabaltzea bertan ere

euskal presoak etxera eskerrik asko arzuaga jauna eztabaida amaituta

mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zazpi bai hogei ez hogeita sei abstentzio

geratu da aurrera jarraitzeko proposamena egingo dut gai zerrendako bosgarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua erakunde sindikal eta enpresarialen estatutuen

alegazioen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda arrondo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

ongi etorri ela eta lab sindikatuko ordezkariei zuek aurkeztutako proposamenaren eztabaida honetara

lehendakariari egindako interpelazioaren ondoriozkoa da eta zuzenean hitzez hitz jasotzen du ela eta lab sindikatuak azaroaren hogeita zortzian legebiltzarrari eskatu ziotena

sindikatu horiek talde guztiei bidali zigutena tartean esan behar da bi sindikatu hauen agerraldiak

enplegu batzordean batzordean agerian gelditu zen legebiltzar talde gehienek ez duzuela gustuko eztabaida hau soberan dagoela jada konponduta eta argituta dagoela zuentzat

hau da confebaskek nahi zuen eran eta eurek erabakitako baldintza eta terminoetan esandakoa sinesten duzuela ahaztu egin nahi duzuela baina batzuetan errealitatea

ipintzen da eta kasu honetan zerbait argi baldin badago honakoa da confebasken dokumentua egon badago existitzen da

ez dira nahikoak inondik inora errepaso txiki bat egingo dut gaiaren nondik norakoak kontatzeko badakit batzuk ezagutzen dituzuela hala eta guztiz ez dakit sinesten duzuen ala ez horregatik errepasoa egitea

azaroan espainiako gobernuak erakunde sindikal eta enpresariaren erregistroari buruzko errege dekretua aldatzeko zirriborroa aurkeztu zuela

zirriborro horri erakunde sindikalek patronalek eta gobernu autonomikoek alegazioak egiteko aukera zuten prozedura horren barruan

bideratuta zegoena eta bertan errege dekretuari egiten zizkion

horren berri eta handik egun batzuetara lab eta ela sindikatuak

ez dut irakurriko confebasken dokumentu horretan esaten zen guztia hori bai denok ezagutzen dugu osoko bilkura honetan ere azalduta dago

baina bai esango dut alegazio proposamen horietan azaltzen denaren ondorioz gerta daitekeena aukera guztiak

sindikatu batzuk erakunde sindikal erregistrotik kanpo gelditzeko sindikatu batzuk erakunde sindikal erregistrotik kentzeko bere izaera galtzeko

aipatzen dira dokumentu horretan eta beste batzuk ere arriskuan egon daitezke

larria da serioa da eta ezin da bigarren mailako gai bat bezala tratatu confebaskek ukatu egin du

alegazioen agiria eta jaurlaritzak dioenez berak ere ez du ezagutzen eta hori guretzat oraindik askoz kezkagarriagoa da eta oraindik gehiago

aburto jaunak enplegu eta gizarte politiketako sailburu ohiak elkarrizketa sozialaren mahaia deitu izana larriagoa oraindik iruditzen zaigu inolako aldaketarik gabe eta hori bai confebasken parte hartzearekin jakinda ela eta lab gehiengo sindikal zabala dutenak ez zutela parte hartuko eta legez kanpo gelditzeko eskaera argitu gabe zegoela bestetik hain zuzen ere orain dagoen bezala argitu gabe horrela jarraitzen duelako elkarrizketa sozialerako mahaiak

zuritzen laguntzeko gaiari garrantzia eta larritasuna kentzeko asmoarekin ohar bat kaleratu zuen

confebasken izena daramana esaten zenarekin ez zetorrela bat adierazten eta horrekin itxitzat amaitutzat eman nahi izan da beste behin gogoratu nahi dut elkarrizketa sozialerako deituriko mahaian apenas

dagoela ordezkatuta bertan aldiz gainera orain egiten ari diren hauteskunde sindikaletan gaur bertan prentsan agertzen direnak mahai horretatik kanpo dauden sindikatuak gehiengo zabala duten sindikatuak indartuta ateratzen

oso esanguratsua da alde horretatik datu orokorrak ikusteaz gain baita ere gatazketan dauden enpresetan agertzen ari diren emaitzak

langileak argi daukate gero eta argiago eta errealitate hori sailburuak eta aprobetxatzen dut hemen dagoela toña jaunak hartu beharko lukeela uste dugu eta garrantzitsuena dena serioski pentsatu beharko luke sailburu jaunak

izan behar den lan esparru propioa defendatzeko bada lan harremanak beste norabide batean ipintzeko erasoei aurre egiteko lan erreformak ekarri duena gelditzeko edo prekarietateari aurre egiteko bada zein egongo da elkarrizketaren kontra inor ez

baina hori ez da errealitatea zoritxarrez azken batean espainiaren ereduaren errepikapena da eskaintzen zaiguna edo duzuena

badakigu zertarako balio izan duen eta duen gaur egun ere bai confebask oso eroso dago eredu honetan zalantzarik gabe baina ez dugu guk behintzat eredu hori nahi ez dugu ikusten hortik etorri daitekeenik aurrerabiderik gure herrian

confebasken agerraldia eskatu genuen enplegu eta gizarte politiketako batzordean eta berriro ere uko egin dio etortzeari erraza zeukan etorri bere iritzia eman bidali dituen

dena argi ez du hori egin eta jarrera jokabide hau salatzen dugu salatzen dugu argi eta garbi

legebiltzar honekiko izandako mesprezuzko jarrera uko egiteko ez etortzeko arrazoiak ere oso adierazgarriak dira esan beharrekoa elkarrizketa sozialeko mahaian esan dutela diote

konfidentziala dela eta batzuk sortu eta mantendu nahi dugun polemika saihesteko uko egiten diotela legebiltzarrera etortzeari

galdu duela sinesgarritasuna berreskuratzeko gardentasunez aritzeko eta ezagutzera emateko beraien agiria eta ez du egin sindikatuek batzordeko agerraldian esan zuten bezala confebasken

sinesgarri egiten du agiria eta guzti honen aurrean jaurlaritzaren jarrerak kezka berezia sortu digu nola da posible horrelako egoera baten aurrean ez da bigarren mailako gai bat lehen esan dudan bezala besterik ez egitea confebaskek

eta hala ere hori ez da arazo bat berarentzat

ezagutu ditugu ere jaurlaritzak aurkeztutako alegazioak errege dekretuaren zirriborroari eta esan dezakegu

sakoneko aldaketa ez duela aipatzen ere zergatia edo horren arrazoia ez dugu ezagutzen ezin dugu baloratu gu ez gaude

eta horregatik ez gaude itxitzat emateko posizioan ez dugu pentsatzen dena argituta dagoenik eta horregatik ekarri dugu osoko bilkurara

uste dugulako legebiltzarra bai dela tokia honetaz hitz egiteko eta baita dagokion erabakiak hartzeko aste honetan bertan

proposamenari babesa eta argi eta garbi adierazi dute askatasun sindikalaren aurka egindako eraso larria izan dela eman diete sindikatuei uste dugu legebiltzarra ezin dela hori baino gutxiago egon ezin dela hortik errealitate horretatik kanpo gelditu inolaz ere ez bestela jarraituko dugu beste aldera begiratzen benetako arazoen aurrean eta horregatik ekarri ditugu bi sindikatuek

jasotzen diren lehenengoa euskal legebiltzarraren konpromisoa

sindikalaren alde askatasun sindikalerako oinarrizko

hau baita gizarte demokratiko bat definitzen duen ezaugarri

nagusietako bat askatasun hori modu zabalean ulertzen da sindikatuek dagozkien interesak defenditzeko bitartekoak askatasunez

gaitzetsi egiten du confebasken asmoa alegia elkarte sindikal eta enpresariaren estatutuen gordailuari buruzko errege dekretuan

sartzea jakin badakigu eajk eta alderdi sozialistak erdibidekoa adostu duzuela gipuzkoan

erdibidekoak saihestu egiten du gure ikuspuntutik eztabaida honen mamia eta oinarrian dagoena confebasken agiria eta

benetan mamia ez gaude eztabaidatzen askatasun sindikalaren inguruan bururatu zaigulako gaur egun aproposa dela horretarako eta auto bat egin nahi dugula askatasun sindikalaren alde eztabaidatzen ari gara gai hau confebasken dokumentu bat ezagutu zelako eta ez dugu beste dokumentu edo agiririk ezagutu ez guk ez jaurlaritzak ez elkarrizketa mahaian elkartzen direnak ez kanpoan daudenak inork

delako gaia ez delako itxitzat emateko modukoa

eta ezagutu gabe eta horregatik iruditzen zaigu ez dela nahikoa adostu duzuena eta gaur orain hemen defendatuko duzuena

eskubidea dugula iritzita iritzi garen tokira ezagutzeko konfebaskek benetan zer aurkeztu dion hori ezin dela izan kasu honetan konfebasken kasuan gauza konfidentzial pribatu bat zeren bere dokumentua bere izena daraman dokumentua mahai gainean dago gaur
argitu gabe ez da nahikoa beraiek esatea ez dela beraiena zerbait gehiago posible da eskatzea eta exijitzea eskerrik asko arrondo andrea

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

gaurko gaira etortzen eta fiskalitatea eta horrek beste baterako uzten

estatutuen gordailuari buruzko errege dekretuaren zirriborroari

ustez egindako alegazioen inguruko interpelazioaren ondorioko mozioa dugu eztabaidagai

gai honekiko aldatuko arrondo andrea konfebasken ustezko eskutitzaren berri izan genuenetik galderak interpelazioak eta ela eta lab sindikatuen ordezkarien agerraldiak

bai osoko bilkuran eta bai batzordean zuk zeuk arrondo andrea esan duzun moduan euskal sindikatuen ordezkarien agerraldiak izan ziren egunean esan genuenez ez dugu ulertzen eh bilduk gai honekin

guztiaren oinarrian esan den bezala konfebasken ustez

nahiz eta enpresarien elkarteak publikoki adierazi hori ez dela bere dokumentua orduan zertarako jarraitu behin eta berriz

esan genuen eta gaur osoko bilkuran errepikatzen dugu askatasun sindikalaren alde gaude eta horrela dio ere gure erdibideko zuzenketak eta ziur

guztiak ere bat gatozela adierazpen honekin honen inguruan doa alderdi sozialistarekin sinatu dugun erdibidekoa zuk

gipuzkoako batzar nagusietan herenegun eta atzo bizkaiko batzar nagusietan

bilduk ekimena aurkeztu baitu aukera bi genituen eztabaida gai honekiko eztabaida honela utzi sakontasun gehiagotan sartu gabe

edo askatasun sindikalaren defentsa sutsua egin eta bigarren bide hau aukeratu dugu erdibidekoan eztabaidak ondo datozelako eta horrela erabaki

eta bigarren puntuari dagokionez confebaskek badio ez dituela horrelako alegaziorik egin ez dauka gure ustetan zentzurik bere jarrera gaitzestea

gehiagorako ematen mila esker eskerrik asko arregi andrea

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz arrondo andrea zurea da hitza

eskerrik asko beno ba argi gelditu da berriro ere

eztabaida hau ez zela gustukoa ez zela erosoa ez zenutela sinesten

berretsi duzue maneiro jaunak dio gaia ez dela existitzen itxaso jaunak deitzen dio debate artificioso

damborenea badirudi gosez dagoela eta presa duela eta gainera ez da gaia inportantea zeren ez daki ze dokumentutaz ari garen hitz egiten ere

beraz hori da radiografia gai honekiko legebiltzar honetan

zoritxarrez zoritxarrez ere confebaskek esandakoa sinesten duzue

baina ez duzue sinesgarritasunik ematen langileen ehuneko hirurogeia baino gehiago ordezkaritza duten sindikatuei ez diezue aitortzen sinesgarritasunik erridikulizatzen dituzue beraien kezkak eta beraien proposamena

beraien proposamena dela itxaso jauna ni hemen ez nago

praktika sindikala defendatzeko hori beraiek egingo dute badakit

guzti horrekin eta argi agertzen da horretaz hitz egiten duzunean baina hemen gaur beste gauza bati buruz ari gara hitz egiten hitz egiten ari gara confebask en izena

ezagutu zela eta hor proposatzen zena oso larria dela eta ondoren confebask ek onartu duela danborenea jauna onartu duela agiri bat badagoela agiri bat coeeri helarazi diola baina ez duela ezagutzera emango eta bakarrik

eta sinestu egin beharko dugula bere hitza eta zuek sinesten duzue eta guk ez ez dugu sinesten eta uste dugu

uste dugu ezagutzeko eskubidea dagoela

ez delako nahiko egin duen guztia esan nahi dut ere itxaso jauna esaten duzunean askatasun sindikalari buruz hitz egiten dugunean zertaz ari garen

hitz egiten confebask ek dokumentu honetan esaten duenari buruz zeren begira zer esaten duen

ya no es que se niegan ela eta lab buruz hitz egiten ari da

hori da dokumentu honetan zegoena zer dago beste dokumentuan madrilera bidali duten dokumentuan ez dakigu beraz ezagutzen dugun bakarra hau da

mundua hankaz gora batzordean ere esan genuen bere aurrekontu ia osoa diru

confebask en inguruan arazo larri bat sortzen denean

horren diru emailea nagusia jaurlaritza

oso adierazgarria da jakiteko batez ere nork agintzen duen hemen gai batzuen inguruan adierazgarria benetan zeren lehen esan dudan bezala ez zaie sinesgarritasun berdina ematen

ordezkaritza zabala handia eta indartsua duten sindikatuei kasu honetan eta bitartean gainera jaurlaritza lasai dago ere

eroso eredua eta diagnostikoa konpartituz

ekarriko ez dituzten irtenbide hutsalak asmatuz guretzat hori ez da bidea gaur hemen aukera bat ere galtzen ari gara patronalari esatea

eta ez baldin baditu egin demostratu behar dituela eta are gehiago diru publikoarekin funtzionatzen baldin badu eta ez da aterako

aztertzea beste seriotasun batekin gai hau eta espero dezagun hemen dauden gauzak praktikara inoiz eramatea

ohituta gaude ere beste kasu batzuetan horrelako gauzak horrela hasten dira eta amaitzen dugu con la ley mordaza etcétera

eskerrik asko arrondo anderea mistoa ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak taldearen ordezkaria bixen itxaso jauna zurea da hitza

gauza pare bat bakarrik arrondo andrea behin eta berriz esan duzu gaur hona ekarri duzuen ekimena ela eta laben ekimena dela eta eurek eskatzen dutena dela baina gure ustetan ela eta lab nagusiak dira euren proposamenak nahi dituzten lekuetan defendatzeko

batzuk dira adibidez elkarrizketa sozialeko mahaia edo

batu ahal dira eta hitz egin honen inguruan eta behar dena azaldu eta argitu behar den lekuetan guk legebiltzarrean

konfebaskek esaten duela eskutitz hori edo dokumentu hori alegazio dokumentu hori ez dela eurena beraz

egon zara hitz egiten horren inguruan arrondo andrea eta benetan

eztabaidarik edukiko genuenik hemen sinetsi edo ez sinetsi gainean azkenik esan duzu gero jaurlaritza gora eta behera

ez dakit zergatik zer egin behar du jaurlaritzak gaitzetsi eskatu zergatik badaude beste medio batzuk hori egiteko

eta agerraldiak eduki genituenean ere argi eta garbi esan genuen bola bat egiten ari zaretela bueltaka eta bueltaka

dokumentu baten inguruan eta ustezko egileek esaten dutenean hori ez dela euren dokumentua beraz guretzat hau bola itzela da

hauteskunde sindikalen emaitza gora eta behera zoriondu egin behar direla bai ela eta bai lab eta

horretan ez daukagu inolako arazorik baina hori ez da gaurko eztabaida eztabaida da ustezko alegazio dokumentu baten dauka oinarria eta guretzat ez dago besterik eta hemen amaitutzat ematen dugu gaia eta espero dugu

egongo dela betiko eskerrik asko arregi anderea amaitzeko talde popularrak damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu arrondo aldasoro andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogei ez

alokairu sozialeko etxebizitzak birgaitzeko programari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda itxaso jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeetara pasatuz

eh bildu taldearen ordezkaria beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

egia esan bakarrik geratzea ez zait inoiz zaila izan eta gaur ere bakarrik geratu naiz zer egingo diogu

zeren hemen badirudi oso hitz errezetan doala proposamen bat berez gauza handirik ez diona esaten barkatuko dit bixen itxaso jaunak

praktikarekin lotzen baldin badugu oraindik eta esanahi txikiagoa daukana

proposamenarekin ez kontra nagoelako ezta gutxiagorik ere eta gure taldea ez dago kontra

abstentziora joko dugu erdibidekoa ikusita eta esplikatu nahi dudana da zein zalantza ditugun

hasteko ezagunak direlako etxebizitza plan zuzentzailearekin ditugun desadostasunak eta ez hainbeste gaur eztabaidatzen den neurriak bezalakoak hartu behar direla uste ez dugulako edo hori esaten duelako kontra gaudelako

baizik eta kasu honetan eta beste askotan esan bai baina gero gauzatzeko momentuan benetako neurririk ikusten ez dugulako eta ezta ere

ari gara eta talde sozialistak horren baitan egin du bere eskaria eta horren baitan jarri du bere erdibidekoa euzko abertzaleak taldearekin ez da zalantza makala egia esan gai honek ematen diguna horrez gain eskariak berak ere planak egiten duen antzera neurria izendatzen du oso modu orokorrean gainera aztertu egingo dela esaten da ez ezarri eta ez du xehetasunik ematen ez du zehazten ez zenbateko birgaitzeaz ari garen

kontzeptuetan ze asmo dagoen zeren egia da dagoen etxebizitza beharra itzela dela baina baita ere honen gastuari aurre egiteko zailtasunak

askorentzat hori ere maila berean hartu behar dugu aintzat gure ustez ikusi besterik ez dago etxebideren zerrendan gertatzen ari dena eskatzaile kopurua behera

tamalez ez etxebizitza izan alokairuan izan jabegoan

dagoelako jendearentzat beraz premiazkoa dena zera da neurri eraginkorrak hartzea alor honetan eta are zalantza handiagoa horrelako neurri orokor batek emaitzak emango ditu

alegia etxeari funtzio soziala ukatu eta hutsik mantentzen duenari dagokion zerga kanona edo dena delako beste neurririk hartu gabe hemen esan denaren kontra

behar dugula eta ea egia esan zerbait amaitzen dugun amaiezina dirudien etxebizitza legearen inguruko ponentzia horretan eta eztabaida horretan izan ere noizean behineko burutazioekin ideia solte eta orokor hutsekin

eta ezin esango dugu gaur proposatzen zaiguna egin beharreko politika horren bizkarrezurra neurri erabakitzailea esanguratsuena eta horrelakorik denik eta hori esanda ez dugu ulertzen benetako politika aldaketa eskatzen duen gai honetan

eskatzen dituen etxe hutsen aurkako jardunaz ari garenean nola etor gaitezkeen orain lehendik kendutako neurri ildo batetik berriro ere bide hori urratu nahian

jaurlaritzaren ardura izan zuen garaian beraiek kendu zituztela berritze edo birgaitzearen truke etxe jabeei ematen zitzaizkien laguntzen ildoa

besteak beste aurrekontu arazoak aitzakia hartuta eta era honetara laguntza hauek eskuratzen zituen ehuneko hogei batek urtean berrehun bat aukera hori gabe geratu ziren ikusita horregatik eta beste arrazoia askorengatik

bide hau bultzatzen ote den ala ez baina etxebizitza kaptazioa edozein modutan emaitza urriak ematen ari dela bizigune programan bistan da neurri bakar ez

aitzakia baino arrazoitzat hartu behar bagenu oraingoak ere gauza bera esateko moduan egongo lirateke

zeren egia da gobernu sozialistak kendutakoa ez duela jeltzaleenak berrezarri alderantziz esango nuke aukera probestu duela honelako laguntza guztiei

etxe berritzearen truke alokairutik kentzeko truke sistema hori pribatuen hartuan erabili izan da legeak bi mila hamairuan jaso du eta administrazioak zeukan formula bakarra bi mila hirukoa da hemezortzi mila euro bitarteko berrikuntza laguntzak eskaintzen

nolabait ere jabearentzat ere operazioa nolabait ere baliagarria edo bideragarria nahi baldin bada ere esan emaitza mugatuekin izan zen baina emaitzak eman zituen eta orain ere sektore jakin bati erantzungo lioke neurri honek zeren ezin dugu ahaztu badaudela seguruenera hortik harantzago doazen egoerak

eta dezenteko laguntza gehiago beharko luketenak berriro ere erabilgarri

hau neurri osagarri bat izan daitekeela baldin eta aplikatuko balitz baina ez dela ardatza joerak aldatuko baditugu

behera etxea ordaintzeko zailtasunak ugaltzen diren maila berean eta parean bizigune programa bi mila hamaikatik jaisten ari da kudeatzen ari den etxe kopurua

jaurlaritzak berak emandako datuen arabera bostehun eta hogeita sei etxe

dirutza gastatzen jaurlaritza beste laurehun etxebizitza erakarri nahian ez dakit oso ondo pixkanaka parkea osatzeko norabidean ikusita eztabaidetan ze ikuspegi dauzkagun batzuk eta edo gehiago den dirua xahutu zerbait egiten ari dela esan eta gero husten jarraitzeko arrazoiak ezberdinak daudela egoera hauek gertatzeko jakin badakigu baina etxe

ez dugu zalantzarik egiten eta ez dugu ikusten horren aldeko hautua egiten duen gobernuak eta pentsatzen nuen talde sozialistak ere gauza batzutan nik bezain begirada edo betaurreko kritikoak zituela gai honetan horrek sorprenditu nau horregatik sorprenditu naute neurri batean erdibidekoak datuak begiratu baino ez dago lau mila bostehun eta laurogeita hamar etxe kudeatzen ditu bizigunek

kontuan hartzen badugu datu ofizialak ontzat emanda uste dudala seguruenera motz geratzen direla etxe hutsak gutxienez laurogeita hamaika mila direla eta informazio beraren arabera

alokairura ateratzeko moduan daudela eta ez hori bakarrik hutsen ehuneko sei koma sei baino ez dagoela alokairurako eskaintzan

alokairuan ez dauden hutsen kopuruak gora egin duela ba tira honelako datuekin eta horrelako neurri txiki partzial aztertu akaso agian jarriko diren neurriei buruz

nekez irauliko dugu egoera horrela jakitun soluzioa guk behintzat hala garbi daukagu ez dela berriak eraikitzea baizik eta daudenak

zalantzan geunden erdibidekoa ikusita nahiago nuke denborak adieraziko baligu aurrera aterako denez nahiago banu gure abstentzioaren ondoren denborak erakutsiko baligu benetan

aurrera egiteko borondatea dagoela eta sentitzen dut ia denbora agortu izana baina bagenuen bazkaltzeko eteterik ere ez dugu eten eta uste dugu gaiak berebiziko garrantzia duela nahiz eta proposamena bera txikikeria edo xumea izan

eta beraz uste dut zortzi minutu ondo erabiliak izan direla mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea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

hogei abstentzio onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian

martxoaren zortziko adierazpen instituzionala mila bederatziehun eta hirurogeita hamabostean nazio batuen erakundeak martxoaren zortzia emakumeen nazioarteko egun izendatu zuen

giza eskubide ez ezik funtsezko beharrezko faktorea dela euskal autonomia erkidegoaren giza garapenerako garapen sozialerako eta ekonomikoarentzako

abagune ezin hobea dugu munduko emakume guztiei gorazarre egiteko

borrokan aritu diren eta dabiltzan emakume guztiei egokiera ona da baita ere berdintasuna zer den aitortzeko kultura eta filosofia bat

oinarritzen dena berdintasunak pertsona guztien autonomia garatzen laguntzen du elkartasunean oinarritutako balioak indartzen ditu

mila bederatziehun eta berrogeita zortziko giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak duintasunean eta eskubideetan berdintasuna ezarri zuen pertsona guztientzat baldintza guztien gainetik aurten hamar urte bete dira eusko legebiltzarrean emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea onartu zenetik lege horretatik abiatuta berdintasunerantz aurreratu den

garena baina aldi berean egiteko asko geratzen

hausnarketa eta balantza egiteko abagunea ere bada ez baldin atzerakadarik egon lortutako askatasun eta eskubideetan eta oraindik dauden desorekak gainditzeko etxeko lanak eta zaintzea nagusiki emakumeen gai izaten jarraitzen du bestalde nahiz eta eremu askotan desberdintasunak gutxitu diren beste eremu batzuetan ez da lortu lan eremuan adibidez emakumeek gutxiago ordaintzen diren lan sektoreetan jarraitzen dute lanean infraordezkatuta daude erabaki guneetan eta emakumea jarraitzen du

horrek are zailago egiten dio bi esfera horiek kontziliatzea eta desabantaila egoeran usten ditu bere ibilbide profesionala garatzeko hoy es también

gabe elkarrekin lan egitea gizarteak emakumeek eta gizonek gizarte zibilak eragile sozialek sindikatuek alderdi politikoek eta botere publikoek

inguru abar sozial eta ekonomikoetatik harago baita une jakin batetik harago ere hots martxotik harago

izan bedi gure ekintzen ardatza urteko egun guztietan justizia sozialak

berdintasuna gizarte bezala aurrera joateko laguntzen digu pertsonen autonomia eta duintasuna hobetzen laguntzen du

errespetua sustatzen du eta demokrazian zein justizian

bi mila hamabosteko martxoak zortzi dituen honetan emakumearen nazioarteko eguna izanda emakume eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra lortzeko urrats sendoak ematen jarraitzeko borondatea berresten dugu

emakumeen eskubideen aldeko borroka zein borroka feminista indartzeko eta parekidetasunaren eta berdintasunaren alde diharduten kolektibo eta pertsona oro indartzeko horrekin batera herritarrei dei egiten die emakumeen nazioarteko egunaren inguruan antolatuta dauden ekitaldietan parte har dezaten